gai bakarra

euskal gatazka politikoaren konponbidean eman beharreko urratsen inguruan proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko arzuaga jauna zure da hitza

lehendakaria legebiltzarkideok egun on denoi garai argitasun garai batera pasatzeko beharra dugu behar hori izanda zaharra ez da guztiz hil eta berria oraindik ez da guztiz

gaur antolatu dugun batzar monografiko honetan lasaitasunez baina sakon eta zabal eztabaidatu nahiko genuke herri honetan sufritutako gatazkaz eta batez ere egoera horretatik

beharreko urratsaz guztion artean legebiltzar honetan dagoen indar korrelazio berrien arabera eta norberak duen ordezkaritza eta ardura mailarekin

eztabaida partzialak eman ditugu hemen ez beti era baketsu batean ez beti ezberdinen arteko errespetuan oinarrituta lubakietako jarrera ekarri dugu gazteluko diskurtsoak altxatu ditugu eroso sentitzen ginela are gehiago guk gizartearen ikuspegietara hurbiltzea baino nahiago izan dugu gizartea gure parametroetan lerrokatzea

bihurtzeko dorreko bizikidea

gaurko eztabaida honekin dorretik lurrera jaisteko momentua heldu dela deritzogu norberak defenditzen duen posiziotik

batekin gatazka diskurtso batetik konponbide diskurtso batera pasatzeko beharra dugu

eta batez ere emeki emeki sendatu ahal izateko

gertatutakoa ondo jasotzeko baina aurrera egin ahala atzean uzten joateko berriro ez gertatzearen bermeak

benetako konponbidea behar dugu horren bila arazoaren oinarrira joan beharko dugu horretarako pentsatzen genuen legebiltzar honek araba bizkaia eta gipuzkoako biztanleen gaur egungo

eztabaida monografiko sakon hau eman behar zuela euskal herriak pairatzen du oinarri politikoa duen

herri hau armez konkistatua eta zapaldua izan da egitate objektibo bat ezin dena ukatu espainiako monarkiak eta frantziako errepublikak amaitu zuten herri honen subiranotasunaren aztarna nimiñoenekin

herri honen eskubideak errekuperatzeko saiakerak egon izan dira

ez dugu ezagutu inposizioa eta zapalkuntza politikoa izan dituela oinarri eta sorburua gatazkak

era anitzeko biktimak urraketa ezberdineko kaltetuak estatuaren arautegi penalaren kontrako ekintzak egon dira eta baita ere nazio arteko legediak babesten dituen oinarrizko eskubide eta askatasunen kontrakoak

gure ikuspegitik sufrimendu sakona errekonozitu eta aitortu behar dena bortizkeriak

lau kategorietan banatuta lehenik eta bat aipatuko ditugu etaren biktimak aldarrikatzen dugu hauexek

birgaitzea eta berriro ez gertatzearen bermeak eduki behar dituztela arduraz eta gertutasunez jokatu behar dugu

etaren biktimak aitortu eta errekonozitzen ditu zor zaien errekonozimendutik egia justizia eta erreparazioa

biktimen omenezko ekitaldietan parte hartu izan dugu errespetu eta konbentzimendu osoz horren inguruan aurrera bidea egiteko ekitaldi batzuk sustatu egin ditugu besteak beste

ondorioen hirugarren kategoria bat euskal preso politikoei inposatu zaizkie garantiarik gabeko atxiloketa

etsaiaren justizia administrazio bat eta salbuespenezko kartzela politika bat presoen oinarrizko eskubideak urratu dituztenak inkomunikazio atxiloketa salbuespenezko legedi eta auzitegiak eta mina areagotzeko dispertsio politikak dira euskal presoei aplikatu zaizkien

urratsak eman behar ditugu gatazkaren ondorio guztiak konpondu behar ditugu memoria osoa aldarrikatuz

memoria partziala osotzat hartuz euren ardurapeko gertakizunak ahaztuz eta karga guztia

adjudikatuz aldarrikatzen dute memoria jakinda gaur egun mahai gainean dagoen argazkia hertsia dela argazki osoa da ordea ekarri behar duguna eta horrek markatuko du norberaren ardura bakoitzak duen

gaurko baldintzek errazten dute habian jartzea konponbiderantz lehenago

tamalez kale egin dute asko izan dira bakerako bidean jarri nahi izan diren ekimenak batzuk

bi mila seian horietan elkarrizketa politikoaren bitartez konponbidea bilatzea saiatu da gonzálezek aznarrek eta rodríguez zapaterok sikiera saiakera egin zuten

bilatzen gogora ekarri nahi dut euskadi normaltzeko eta baketzeko hitzarmenak

gatazka politikoa zegoela horren konponbiderako goraipatzen zuen indarkeriari amaiera ematea elkarrizketaren bidez

itun honek eskatzen zuen estatua eta bortizkeria bazterrean uzten erabakitzen zutenen arteko harreman bideak zabaltzea

inoiz baino errazago duen momentu honetan mariano rajoy presidentea desagertua dago eta bere ordez bere ministroak jorge fernández díaz ek erantzuten du bake prozesua

ez dagoela bere terminologian maskarak erori dira euren benetako aurpegia erakusten dute orain argiki kolpe batez desautorizatzen dituzte urte luzeetan bakearen alde egondako ekimen guztia baita eurek babestutakoak edo

direla eta hori salbatzeko gizarteak berriro ere hartu du gidaritza

ospatu den foro sozialarekin gizartearen esfortzuak konponbidea berbideratzeko eta berraktibatzeko guztiz eskertzekoak dira

ikusle papera hartzen duten bitartean edo nahikotasun ezaren diskurtso

aurrerapausoak eman dira erakundeek lagundu behar dute ibilbidea hau egiten guk ere hasiera batetik esan genuen

den foro guztietan parte hartuko genuela gure partetik baldintzarik ez hala eta guztiz ere beste aldetik exigentziak eta oztopoak jarri dira bake

batzuk baldintzak jarri dituzte beste batzuk aurretik presaz eta

egindako lanak inposatu nahi izan dituzte abiapuntu okerra bakeak ez du baldintzarik eskatzen baizik eta guztiok gure ekarpen librea egitea itxaroten egon gabe aurrekaldean daukagunak zer egiten duen

egingo ditugunak osagarri lagungarri bezala kontsideratzen ditugu horrela hanka bat kalean

konponbidea era integralean ulertuta horregatik hiru dira guretzat konponbidearen ardatzak iragana orainaldia eta etorkizunarekin

ezin dugu gertatutakoa desitxuratu desnaturalizatu gatazka oinarri eta ondorio politikoak ditu eta horiexek izango dira

ez dugu uste egokia denik orria pasatzea lehenago idatzi gabe ez dugu ahaztu nahi hori iraganeko akatsak

la verdad y la justicia orainaldian ere lan egin beharko dugu bortizkeri guztiak eta inposizio guztiak

ez daude oraindik bortizkeri guztiak desaktibatuak ez dauka logikarik pentsatzea orainaldi normalizatu batean

preso politikoz beteta egotea ez da logikoa interpretatzea

jardun politikoa egiteagatik epaiketa politikoak auzitegi arrotz eta urrunetan oraindik mantentzen direla ez da pentsatzekoa egoera normalizatua indar armatuen presentzia

ez da logikoa estimatzea aukera egoera berdinean aurkitzen direla

garatzeko eskubidea dutela estatuak berak autodeterminazioaren eskubidea galarazi erreferendumak egiteko bideak debekatu eta espainiar lurraldearen osotasuna mantentzeko ejertzitoaren eskuduntzei dei egiten dienean gaur egun premia larria du

senatariaren oinarrizko printzipioa aintzat hartzea hau da gatazka politikoak konpontzeko bide baketsu

ez erabiltzea bortizkeriaren adierazleak desaktibatzea da gaur eskuartean daukagun erronka giza eskubide guztiak guztientzako euskal herri osoan aldarrikatzen ditugu gatazka eta ukazio parametroetatik bake eta askatasunean erabakitzeko

horretarako ibilbide horri amankomun eta integrala diseinatu behar dugu denen artean elkarrizketa

eta negoziaketa politikoaren bitartez bai gatazkaren oinarriak eta bai ondorioak oraindik kateatzen

askatzeko urratsak emateko beharra heldu da batez ere urratsak emateko beharrik ikusten ez dutenak orainaldian estatuak mugitzeko beharra dago por fin y

gertatu dena inoiz ez errepikatzeko etorkizun bat ideia eta proiektu guztiek ateak zabalduko dizkiona

eh bilduk aldarrikatzen duen proiektu

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna gainerako taldeen txandara sartuz mistoa upyd taldearen ordezkaria maneiro jauna zurea da hitza

lehendakari jauna presidente andrea legebiltzar kideok

mikel uribe josé javier múgica luis ortíz justo oreja santiago oleaga

santos santamaría ignacio totorika josé ángel santos

jesús sánchez josé francisco querol armando medina jesús escudero máximo casado

eugenio olaciregui jesús cuesta isidro usabiaga

margarita gonzález mariano de juan gregorio ordóñez

leopoldo garcía josé antonio goicoechea dionisio herrero

arturo anguera josé ángel garrido francisco javier delgado

donato calzado ricardo muñoz valentín martín raúl suárez enrique aguilar juan salas

nuria ribó pilar quesada ana porras ramón mayo

miguel paredes elena maría moreno benjamín quintano ángel mota

ignacio pérez josé martínez ignacio bañuelos

ignacio barangua gregorio caño josé maría sánchez manuel jodar

francisco herrera josé luis barrios martín martínez

josé gómez dolores franco carmen fernández emilio capilla rocío capilla

carmen mármol mercedes manzanares emilia eyre paz diéguez

julio sánchez daniela velasco maría josé teixeira

rafael garrido ángel gonzález ángel barceló

josé maría picatoste ignacio mateu adrián gonzález

josé joaquín garcía jesús garcía freixes andrés fernández javier esteban

vicente domínguez juan josé catón josé

mario leal josé herrero rafael melchor juan manuel ibarzabal isidoro díez félix gallego eugene kent

juan josé uriarte luis navarro máximo garcía jesús garcía

ángel facial ricardo tejero agapito sánchez josé larrañaga

mohamed hamed joseph couchot juan sánchez

antonio torrón alberto aznar manuel gonzález

tomás palacín jesús alcocer josé verdú bernardo pérez josé naranjo pedro ortiz de urbina

lorenzo mendizábal cándido cuña josé reyes

josé pulido alberto martín manuel benito pablo sánchez

benicio alonso miguel mateo manuel lópez juan manuel garcía

miguel garrido alberto lópez jaureguizar juan antonio garcía josé

agustín martínez cristina illarramendi modesto martín josé fragoso

joaquín gorjón ovidio ferreira luis miranda

juan manuel martínez ignacio ibarguchi luis parra maria josé garcía esteban álvarez manuel sánchez

joaquín martínez miguel garciarena carlos fernández aurelio prieto juan garcía

ángel retamar arturo lópez miguel lasa modesto garcía

josé maría urkizu basilio altuna antonio fernández jesús maría echebeste

jesús vadaurre josé oyaga rufino muñoa josé torralba

josé piris enrique aresti dámaso sanchez josé artero josé luis ramírez eugenio saracibar ignacio arozena

sebastián arroyo jesús garcía juan cruz montoya pedro sánchez

julián ezquerro modesto carriegas josé maría pérez

guadalupe redondo jesús pérez juan luna josé manuel juan

juan díaz pedro ruiz juan bautista dionisio

jesús ulayar francisco mota francisco gómez miguel garcía

saturnino sota juan jiménez vicente rubio josé maría sarrais

josé benito sánchez francisco mateu josé luis rodríguez

villena luis muiño elías garcía josé benito díaz

josé maría baena julio martínez joaquín imaz

jesús gonzález vicente soria ángel berazadi manuel albizu emilio guezala julián galarda

moreno esteban maldonado francisco expósito carlos

concepción pérez josefina pérez luis martínez manuel llanos antonio lobo francisco gómez gerardo garcía baldomero barral francisca baeza

maría jesús arcos antonio alonso martín duran manuel pérez

juan bueno fernando quiroga jorge garcía josé humberto eloy garcía

eskerrik asko eskerrik asko basagoiti jauna euskal sozialistak taldearen

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jauna zurea da hitza

momentu honetan egun on parlamentari guztioi ere

izaten dira argigarriak eta gaurko honetan ere nahiz eta iraganeko gaiak mahai gainean edo tribuna honetara ekarri ditugun nik uste ondo dagoela errespetuz

elkarri zor diogun errespetu hori gordez eta zainduz

guztion artean aurrera begira pausoak emateko gai garen

inork ezin du ukatu debate hau gogorra dela

hala ere bazegoen eta badago nahasmena sortzeko arriskua

oinarri oinarrian eh bilduk aurkezten duen monografikoa motibatzeko eskaeran gatazka politikoaren ardatza hartzen du eta bai bere interbentzioan ere

bultzatu duenaren interbentzioan nik uste dut gabezi estruktural batzuk ere azaltzen zirela

errespetu handienarekin azaltzen non ikusi ditudan gabezi horiek

ez da inportantea izaten esaten dena baizik eta esaten ez dena

bistan gelditu dela gainontzeko alderdi politikoek egindako kritiketan agerian gelditu dela esaten ez dena argi dago bake

gehi gatazka politikoak nahasten baldin baditugu eta bakoitzak bere konbenientzian erabiltzen baldin baditu ondorioak izan daitezkeela agian

bizikidetza indarkeriaren bidegabekeria aitortzea jakina egindako mina aitortzea ere eta biktimen

egia justizia eta erreparazioa horretan behintzat

bat gatoz nik uste dut horretan zuen jardueran behintzat orain baino lehenago ere joan den astean ere antzeko zerbait antzeman genuen

esaten den horretaz aparte esate ez den hori gelditzen dela oso nabarmen zergatik zergatik kenduko bagenitu gatazka politikoaren inguruko gogoetak julen arzuagak egin duen diskurtso horretatik giza eskubide

kanpoan jartzen da begirale bat bezala eta estatistika egiten du aitortzen du

aitortzen du eta azpimarratzen du estatuak egindako mina eta kaltea

baina kanpoan jartzen da zergatik zergatik begirale bat bezala ez gara gutako inork hemen onuren ordezkariak etorri berriak

arazoak ikertu eta gero konklusio batzuk ateratzen aritu behar duen pertsonak

eta herri honetako guzti horien ordezkaritza daukagu ganbara honetan orduan azkeneko hogeita hamabost urteak ez dira alperrik pasa

bakoitzak jarri dezala muga jarri nahi duen tokian eta hor faltan botatzen dena eta nik esaten dizuet

faltan botatzen dena da zuen balorazio etikoa balorazio etikorik ez dago ez dago balorazio

nik uste dut ezker abertzaleak hartzen duen papera begirale moduan

azkeneko hogeita hamabost urte hauetan edo berrogeita hamar urte hauetan gertatu den horretaz balorazio bat ezinbestekoa da nik uste dut

eta bakarren batzuk gal eta gainontzekoak antolatzen ere eskuz aldaezina da hori baina zuek pentsatzen duzue ezker abertzaleak

balorazio etiko bat edo politiko bat zortziehuntik gora pertsona hil dituen erakunde baten inguruan

hori beharrezkoa zergatik beharrezkoa ikusten ez baldin bada ez gabiltza ondo

lasai lo egin daiteke guzti hori gertatuta eta bakarren batek esango du baietz

orduan ez gabiltza ondo zergatik hemen zortziehuntik gora pertsona hil direnean

ezker abertzaleak horri erantzun egin behar dio

inpresioa da behin eta berriz esaten ari zaretena indarkeria dela azkenean

frakaso baten ondorioa indarkeria erabiltzea da bakarren batek bakarka edo taldean

hori hasteko eta bestela argi eta garbi gelditzen dena da momentu honetan ezker abertzaleak egiten duen behin betirako hori bai

behin betirako bide politiko eta demokratikoen aldeko apustua egiten duela

hain garbi ikusten dut ez dakit zeren zain zaudeten gogoeta hori egiteko gai guztietan eta kontu guztietan ezin daiteke etaren atzetik ibili nik uste dut begirale paper hori

azkeneko hogeita hamar urteetan ezker abertzaleak eduki duen

aldatu beharra dagoela eraginkorrak izan nahi baldin baduzue eta sinesgarritasun

bide bat irabazi nahi baldin baduzue nik gogoeta hori faltan botatzen dut noiz eta nola egingo duen ezker abertzaleak ez dakit

zergatik gauzak egiten direnean sinesgarriak izan behar dute

utzi borroka armatua planteamendu etiko bat egin duelako zergatik giza eskubideak bortxatzeko eta zapaltzeko

bere irizpide politikoekin noski baina bere tresnerian giza eskubideak zapaltzea

berezkoa zuen baino ez gara talde politikoak

paper horretan jarraitu behar du nik uste dut jarduera armatua

erabakitzeak izugarrizko garrantzia izan duela eta

etorri behar duten gogoetak faltak botatzen ditugula eta ez dit balio

txerokik ez dakit zer epaiketetan esan duela hau eta beste zergatik beste

alderatu nahi baldin bada zer esanik ez sinn féinek baino hartu ira bera

aitortzen ditu iraganean izan dituen erruak eta hanka sartzeak eta barkamena eskatzen dio mundu guztiari

eta hori hemen herri honetan zoritxarrez oraindik ez da gertatu

ponentzia gora eta behera nik uste dut

guk ere ponentziaren aldeko apustua egin genuen eta egiten dugu

hor dago lanerako talde bat etorkizunean ere bertan egon nahi duten

eta elkarren artean hitzarmen berrietarako elkar ezagutzez eta elkar errespetatzeaz aparte herri honek merezi dituen pauso horiek eman ahal izateko hortxe daukagu aukera bat eusko alderdi jeltzaleak behintzat erabiliko du badago ere bakearen inguruan

agian izan daiteke bake politikoa baina badago beste dimentsio bat giza

urraketa horietatik haratago doana badauka beste dimentsio sozial eta kolektibo bat ere eta nik uste dut hor gauzak ez direla nahastu behar

arazo politikoa gatazka politikoa eta jakina gatazka politikoak jatorria historikoa du eta izaera politikoa da

hori bakarren batzuk esaten dute hori zuen errebindikazioa da edo zuen ametsa da baina egia da eta ganbara honetan eta beste instituzio

horretaz askotan hitz egin izan dugu eta aurrerapausoak emateko asmotan ere saiakerak egin izan ditugu

etorkizunari begira beste desafio bat ganbara honek bere indar bertute eta gabezi guztiekin baita ere ekin beharko dio debate horri

gure ustez etorkizunari begira ganbara honetan osatu beharko den batzorde baten eskutik propioa berezia denon artean erabaki beharko dugu baina etorkizunari begira baita ere

gatazka politikoari irtenbidea nondik nola eman zer balore demokratiko azpimarratzen ditugun guztiok zeren eta gatazka politikoa konpontzeko

ezinbestekoa da aldez aurretik joko arauen inguruan adostasun bat edukitzea joko arauen inguruan diodanean da

legalitatea eta egongo da legitimitatea baina garbi

herri borondatea ordezkatzen dugunok hemendik beste instituzioekin

negoziatzeko aukeraren bat baldin badaukagu ganbara honetan

izugarrizko balioa eduki behar duela ez besteei inposatzeko baina bai

aintzat hartu beharko du ganbara honek kasuan erabakitzen duena horretarako behar beharrezkoa da

hemen ez da bakarrik legalitate kontua joko demokratikoak baditu berezkoak dituen baita ere arau demokratikoak hori beste debate bat edo gaurko debaterako izan zitekeen

dena nahastu da baina garbi zegoen eta dago ponentzia osatu genuen egun beretik

bozeramaile bezala jakinda debate gogorra dela

gogorrak esaten dira eta entzuten dira baina etorkizunari begira asmatuko bagenu nik uste dut euskal gizarteak eskertuko digula

ematea ni behintzat horrekin sinestuta nago eta ikusiko dugu erreplikan eta arratsaldean ebazpen

eskerrik asko egibar jauna jarraian jaurlaritzaren

dauka hitza lehendakari jauna zurea da hitza

sailburuok egun on guztioi gaiari hasiera eman aurretik legebiltzarkide

eta legebiltzar honi eman nahi diogun egitekoari buruzko gogoeta bat egin nahi nuke gutxienez bi aukera

eta biak ala biak gure esku daude areto hau gizarteari etengabe zatiketa

edo bestela akordio baliagarriak lortzeko duen gaitasunagatik eraikuntzarako lan esparru bat dela sentiarazi gizarteari

nire apustua da jaurlaritzaren apustua da eta gonbidapena bigarren bidearen aldekoak dira

elkarbizitza bizikidetza eraikitzeko esparrua izatea lortu behar du nire gaurko hitzek bide honi helduko diote

mesfidantzak edo beldur horiek erraz identifikatzeko modukoak dira eta maiz seguruenik justifikatuta daude

aipatu ditzakegu eta ren indarkeriaren bukaerak

kontuak argitu gabe aintzatezpenik gabe eta kritika espliziturik gabe beldur bat

amnesiak jota begirada etorkizunean jarri dugulako biktimen oroimena

beste beldur bat bi aldeen edo bi indarkerien teoria oinarria hartuta eta ren indarkeria justifikatuko duen

beste beldur bat eta k eragindakoak ez diren giza eskubideen urraketak eta biktimak ahaztuta baztertuta edo marginatuta geratzeko beldurra

indarkeriaren amaiera ezker abertzalearen kontrako umilazio mendeku edo marginazio prozesu bilakatuko den beldurra

presoen eta espetxe politikaren kontua prozesutik kanpo utziko duten beldurra beste beldur bat indarkeriaren amaierak azkenean benetako bakea eta giza normalizazioa ez ekartzeko beldurra beste beldur bat

mesfidantzak atzean utzi behar ditugu arazoei aurre egin behar diegu eta modu bat baino ez zait bururatzen

argi eta garbi hitz egin behar dugu hau da nire proposamena hitz egin diezaiogun elkarri argi eta garbi adierazi

y acomodamiento argi hitz egin behar dugu nahi adina osoko bilkura monografikoa antola ditzakegu

baina ez dugu urrats bat bera ere aurreratuko gure arteko espazioan mesfidantza baldin bada nagusi horregatik lehen urratsa hau elkarrekin eta hemen eman beharreko urratsa gogoeta hori oinarri hartuta

egin nahi nuke ondorio gisara lau ataletan egingo dut lehena lan egin dezagun

bozketa bat irabazi edo galtzea baino dezente garrantzitsuagoa da argi ditzagun etorkizunerako ditugun asmoak eraiki ditzagun zubiak horretarako lehenengo oinarriak jarri behar dira

y sinceridad asmoak argitu zubiak eraiki balitz eta berdintasun asmorik gabeko autokritika egin

jarrerak gerturatu lanean hasi kontzentzuak landu dena da beharrezkoa denok gara beharrezkoak hitz egin dezagun argi

eta zintzotasunez gaurko osoko bilkura hau inflexio puntu bat izatea lor dezakegu gure esku dago

errekonozitu behar dela ardura hartu behar dela eh bildu koalizioa da alderdi ezberdinez osatuta dagoena alderdi guztien

argi eta garbi azaldua dago kursaalen egindako ekitaldi batean ondokoa adierazi zen

armatuaren ondorio mingarrien eta izan dugun jarrera politikoaren aurrean

egindako adierazpen batean esan zuten alde anitzeko minaz jabetzen gara erantzukizun osoz ez al dira ardurak errekonozitzen beste aldetik zer

jarreraren arabera biktimak existitzen dira edo ez kondenatzen badira existitzen dira ez badira kondenatzen ez dira existitzen

hori al da euren errekonozimendua egitea euren aitortza egitea

egitate objektiboa da onartzen dizugu zuk adierazitako

zuk aipatu dituzunak baina baita ere aipatu ez dituzunak ere estatuari dagokionez ez dago zerrenda amaitu bat

azaleko azterketa bat egiten non kokatzen zituen hirurogeita hiru kasu

egindakoak eta beste ehun eta bederatzi inguruan bestelako exekuzio estrajudizialak sumario edo arbitrarioak izango zirenak

gure ikuspegitik motz geratzen ari dira gure datuen arabera laurehun bat pertsona inguru izan dira estatuari leporatu ahal zaizkion hildakoak sailkatuta garai bakoitzean zuen ardura politikoaren arabera frankismo garaian ehun eta hogei hildako suarez calvo soteloren transizio garaian ehun eta bost gontzalez gobernuaren ehun eta hogeita bost aznarren agintealdian hogeita hamabost

badaude badaude kasuak eta badaude ardura politikoak nosotros no somos parte del problema esaten du

nork ez du errekonozitzen bere ardura bortizkerian pasa den astean legebiltzar honetan

eztabaidagai geroago hitzak manipulatuak eta intentzioak manipulatuak ere izan zirela

onetsi genion baina esan genion ere beste hamar biktima daudela ertzaintzak sortutakoa

eskerrik asko azuaga jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den